eskerrik asko damborenea jauna eh bildu taldearen ordezkaria den lópez de munain jaunak dauka hitza

handienean bilakatu zarela jakin nahiko genuke bere burua progresistatzat duen alderdi batek

ezarri ziren printzipio liberalak zure diskurtsoarekin galdera asko egiten dizkiogu gure buruari

errespetuarengatik hain zuzen talde mistoak egiten duenaren irakurketa irauli egin beharko genuke gai honetan baina egiten den eskaerara

ez da egokia ere autokonplazientzian erortzea esanez kutxabank

alderatuta ezberdina izan dela ez dela erreskatatu izan eta abar guztiok dakigu

zenbat milioi dituen zabor aktiboetan kutxabankek edo esango liguke ere zein egoeretan zeuden kutxetako bi fusioaren

euskal herria bildutik argitu nahi dugu zenbat diru kobratu duten kutxabankeko administrazio kontseiluan jardun duten pertsonek

edo enpresa horietako administrazio kontseiluan

ez dela auditoria onartuko arrazoi askorengatik horietako bat da hain zuzen hemen dauden alderdi batzuei kutxabankek barkatu edo kendu egin

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den gorospe andreak dauka hitza

guztioi maneiro zuk zure hitzaldia hasi duzu esanez no tenemos datos contrastados nik jakin gura nuke

indiziorik daukazun eskatuz gauzatxo bat eztabaida hasteko

kokatu zure burua euskadin zu euskal legebiltzarrean zaude

hiru orritik bi bankia eta caja madrilen gertatutakoari buruzkoak dira hori benetan

desegokia eta nazkagarria izan da benetan gertatutakoa baina

euskadin kokatu daizula zeure burua eta berriro egiten dautsut galdera bat badaukazu zure

aurkezteko daturik susmorik nahiz eta zuk diozun moduan kontrastatu barik izan egia esan legebiltzarkide bati hori baino askoz gehiago eskatu behar jako baina gauza bat esango dautsut

badaukazu datu kontrastatu bat esan dozu ezetz bai badakizu zein

urteetan eta urteetan bizi iraupen luze batean kutxek izan daben emaitzena hori da datua hori orain dela bi mila hamabian bi mila hamabian espainiako finantza sistema guztia jauzi zenean orduan

orduan ere esaten zen kutxen sistema hemengo sistema gurea gure kutxak eta kutxabank izan zirela kaudimen handieneko

europako banku zentralak egindako azterketaren ondorioz ikusi dira berriro emaitzak eta oraingoan ez bakarrik espainiako finantza

horren barruan europakoan ere kutxabank izan da kaudimen eta da kaudimen handieneko

eta sinesgarritasun handienetarikoa baina ez bakarrik espainiakoa

ehun eta hogeita hamar finantza erakunde aztertu dira eta euretatik hogeita hamaikagarrena postuan dago kutxabank eta nork sortu du kutxabank sortu du hemen ondo kudeatuta egon diren kutxak sortu dabe europako sinesgarritasun

erakunde finantziero bat momentu berean espainian kutxen sistema jausten zen bitartean

indemnizaciones millónarias condonaciones eta nik gauza bat esango

arakatu daitezela kutxen kontuak eta honetan eta gauza askotan en esto

y de hacer arengas zikintzeko gauzak guztiak beti bat egiten dozue zuok upyd

honetan ere alkarregaz zoazte betikolez zuk esaten dozu auditoriena

jakin badakizue ze zuk pasaden astean barikuan gatzagaetxebarria jaunari

eta berak esan zuen urtero urtero urtero kutxek

auditoria bat pasatu izan dabe barne auditoria eta kanpo auditoria

bidaltzen izan da espainiako bankura gainbegiratzailea bera zelako eusko jaurlaritzako ogasun sailera

eta horretaz aparte urtero urtero kutxa guztiek euren

hiru foru aldundietan eta inon ez da ez zelango susmorik agertu

zuk ekimen hori aurkeztu aurretik edo aurkeztu ostean edo momenturen batean

zintzotasunez eta erantzukizunez jokatuz ikusteko informazio hori nonbaiten dagoen herritar guztientzat eskuragarri

ardura hori hartu izango bazenu esate baterako web orrira joanda aintzinako kutxen web orrira joanda hau ikusiko zenuke auditoriak

eta alderdi sozialistak aurkeztutako zuzenketaren alde bozkatuko dugu eskerrik asko gorospe

eskerrik asko prieto jauna euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

del grupo eskerrik asko damborenea jauna eh bilduren ordezkaria den lópez de munain zurea da hitza

aquí dice usted señor maneiro berbetan egon naizen eta lehenengo txandan eskatu dizut

eztabaida amaituta bototara jarriko dugu mistoa upyd taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hamar abstentzio ondorioz jatorrizko testua ez da onartu jarraian euskal talde sozialistaren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita hiru bai hogeita bat ez hamar abstentzio ondorioz onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako bosgarren puntua

hezkuntza eta hizkuntza politikako eskumenetan izandako murrizketei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda isasi jauna zurea da

egun on frantziako errepublikak eta espainiako

sinatutako eskualdeko edo hizkuntza gutxituei buruzko europako karta dokumentuan zortzigarrena artikuluan zehazten da eskolaurrean

lanbide heziketan eta unibertsitatean oro har hezkuntza sisteman

nafarroa garaiko hemezortzi barra mila bederatziehun eta laurogeita sei foru legea abenduaren hamabostekoa euskarari buruzkoa bere bigarren titulua

herritar guztiek dute hezkuntza mailetan irakaskuntza euskaraz eta gaztelaniaz izateko eskubidea mila bederatziehun eta hirurogeita hemeretziko estatutuko

euskara euskal herriaren hizkuntza propioa da eta araban bizkaian eta gipuzkoan ofiziala da gaztelania bezala

artikulu horrek ezartzen du erakunde erkideei dagokiela euskararen erabilera bermatzea eta hura ezagutu dadin ziurtatzeko beharrezkoak diren neurriak eta baliabideak arautzea beti ere egoera sozio linguistikoaren anitzetatik abiatuta

legebiltzar honek azaroaren hogeita lauko hamar barra mila bederatziehun eta laurogeita bi legea onartu zuen euskararen erabilera normalizatzeko legea da eta haren helburua da euskararen erabilera arautzea eta hizkuntza normalizaziorako prozesua ezartzea

hizkuntzari dagokionez aipaturiko oinarrizko legeak

irakaskuntza euskaraz jasotzeko eskubidea aldarrikatzen du irakaskuntza hizkuntza bietan jasotzeko eskubidea adierazten baitu

bi hizkuntza ofizialak behar bezala erabiltzeko gaitasuna izateko ardura beregain hartuko du jaurlaritzak bai eta ikastetxeetan euskara erabiltzen dela bermatuko ere euskararen erabilera bermatzeko euskara normaltasunez erabiliko da bai ikastetxean barne eta kanpo jarduretan bai administrazio egintza

lege hori bete zedin hizkuntza ereduak arautu ziren uztailaren hamaikako

laurogeita hiru dekretuaren bidez arabako bizkaiko eta gipuzkoako irakaskuntza ez unibertsitarioan hizkuntza ofizialak erabiltzea araupetzen zuen dekretu hark gero hezkuntza saileko sailburua ere mila bederatziehun eta laurogeita hiruko

arestian aipatu dekretua garatzeko hamar urte geroago legebiltzar honek berriz otsailaren hemeretziko mila bederatziehun eta laurogeita hemeretzi legea euskal eskola publikoari buruzkoa

lege hori da hain zuzen ere hizkuntza ofizialek irakaskuntzan duten erregimenaren oinarria eta euskararen erabilera normalizatzeko legean xedatutako parametroei

jasotzeko eskubidea bermatzen die ikasle guztiei eta eskola publikoaren betebehartzat hartzen du hitzez hitz ikasle guztiek baldintza beretan derrigorrezko irakaskuntzaldia bukatzean

horrek euskararen erabilera bultzatuko baitu eta normalkuntzari lagunduko baitio halaber helburu hau zehazten du

hiztunek gutxienez ohiko harremanetarako eta erabiletarako hizkuntza gisa erabili

euskal eskola publikoari buruzko legearen hirugarrena tituluak

bestalde legeak honela deskribatzen ditu hizkuntza ereduak hamargarrena xedapen gehigarrian a eredua

gaztelaniaz emango da b eredua curriculuma euskaraz eta gaztelaniaz emango da eta

legearen hirugarrena titulua erreglamendu bidez garatu bitartean

ehun eta hogeita hemezortzi barra mila bederatziehun eta laurogeita hiru dekretuan arabako bizkaiko eta gipuzkoako irakaskuntza ez unibertsitarioan

adierazten du legeak bi lege horiek ezartzen dute ikasleek

baina komeni da gaitasun horren formulazio operatiboagoa egitea

ebaluatu eta egiaztatu daitezkeen helburuetara bideratzeko zalantzarik gabe euskal eskoletako hezkuntza sistemak aurrerapen garrantzitsuak ekarri ditu azken

eta ikastetxe publiko eta pribatuetako batez ere egin duten ahaleginari esker

hamar urteko aldiaren hasieran diseinatutako hizkuntza sistemaren aplikazioari buruz

izan ere hogeita hamar urteren ondoren emaitza ez baita legeak agintzen zuena eta horrek sistema aldatzeko beharra sortu du arabako bizkaiko eta gipuzkoako ikasleen hizkuntza gaitasuna eta maila akademikoa neurtzeko

egungo hizkuntza ereduetan oinarritutako sistema ez da nahikoa hizkuntzen ofizialtasunak lortu nahi dituen ondorioak bermatzeko

eta hizkuntzaren eta hezkuntzaren arloko legedian gure herriko berezko hizkuntzaren hots euskararen ezagutzari buruz ezarritako helburuak betetzeko ere

egiten jarraitu behar du etorkizuneko gizarte askotarikoa

ildo horretan gogora ekarri nahi dugu euskadiko euskal kontseiluak bi mila zazpiko otsailaren batean hizkuntza ereduei buruz eman zuen akordioan honako hau adierazi zuela euskara irakasteko erabiltzen ez duen edo gutxi erabiltzen duen heldu batek ez du balio proposatutako helburuak lortzeko halaber

hizkuntza hori irakasteko eta ikasteko prozesuetan ezagutzari lotutako emaitzei

arabako bizkaiko eta gipuzkoako hizkuntza ofizialak lantzeko aukerak oso desberdinak dira ikasle askorentzat

eskola da euskara lantzeko toki bakarra horregatik hizkuntza horren ezagutza maila eskolako erabileraren araberakoa izango da jaurlaritzak

hirurehun eta hogeita hiru barra bi mila hiru dekretua abenduaren hogeita hirukoa hizkuntza normalkuntzako ulibarri programa arautzen duena argitaratu zuen bertan esaten denez hizkuntza gutxituen kasuan eta halakoxe egoeran gaude euskaldunok normalkuntza ez da berez

berariaz landu eta etengabe garatu behar dela arloan aitzitik legebiltzar honek bi mila bosteko abenduaren bian eginiko saioan azaldutakoaren haritik indarrean dagoen

hizkuntza ofizialen ezagutza maila egokia lortzeko euskararen erabilera normalizatzeko legean zein euskal eskola publikoari buruzko legean adierazitakoari jarraituz

mendean hezkuntza sistemak baditu hizkuntzari lotutako erronka garrantzitsuak alde batetik euskarari dagokionez ikasle guztiek

bizikidetza bermatzeko beti ere gizarte eta hizkuntza kohesioa

helburu delarik esanak esan nahiko arrazoi

horregatik aurkeztu genuen mozio honen aurreko interpelazioa joan den urriaren hamazazpian gure esperientziatik ateratako ondorioak zein beste herrialde batzuek murgiltze ereduetan izandako arrakastatik ateratakoa kontuan hartuta

honako oinarri hauek azpimarratu nahi genituzke lehenik hizkuntzen estatusa estatusak eragiten baitu hezkuntza sistemak

nahi du hain zuzen berekin dakar gutxieneko gaitasun maila altuagoa eskatu behar dela hizkuntza ofizialetan bestelako hizkuntzetan baino hala ere horrek ez du esan nahi bestelako hizkuntzetako gaitasun maila hizkuntza ofizialetako gaitasun mailaren parekoa ezin izan daitekeenik

aukera eman ezkero nazioarteko

baino gehiagotan aipatu dena berresteko tresna gisa ulertu behar dugu konpromiso horiek direla eta haur hezkuntzan lehen hezkuntzan

irakaskuntza euskarazkoa izan dadin eskatzen zaie botere publikoei ezinbesteko oinarri horiek abiapuntutzat hartu beharko genituzkeen

eta esparru bat diseinatu gaur egungo egoera gainditzen saiatzeko eta ikasleek benetan aukera izan dezaten bi hizkuntza ofizialak nahikotasunez jakiteko eta erabiltzeko euskal herria bilduk nahiko luke irakaskuntzako hizkuntza ereduen diseinuak behin betiko gainditzea tamalez gaur gaurkoz ez da nahikoa heldutasun politikoa murgiltze ereduen aldeko proposamenak eztabaidatzeko

ateratzeko tamalez diogu arazoa ikasleen hizkuntza gaitasunaren nahikotasun maila lortu ezina konpondu barik geratuko delako edozelan ere mozio honetan bitartez

eztabaida berritu nahiko genuke eskatzen duguna azken buru euskarak ofizialtasuna lortu zuenez geroztik sarri askotan eskatu da eta

bat euskara arabako bizkaiko eta gipuzkoako hizkuntza ofiziala delarik

dela aitor dezala bi araban bizkaian eta gipuzkoan euskararen estatusa hizkuntza ofizialari dagokiona dela aitor dezala eta euskararen balioa ez dela beste edozein hizkuntzarena baino txikiagoa hiru euskararen hizkuntza gaitasunari dagokionez jaurlaritzak bere gain

erantzukizuna lau irakaskuntzako hizkuntza ereduen diseinuaren gabeziak direla eta jaurlaritzak baliabideak eta bitartea jarriko ditu ikasle guztiek hizkuntza gaitasunaren nahikotasun maila lor dezaten eta bost

gabezien ondorioz euskararen hizkuntza gaitasunaren nahikotasun maila lortu gabe geratzen diren herritarrei jaurlaritzak

aurkezten dugun mozio honetan zuzendu nahi dugu edo zuzendu nahi genuke jaurlaritzak madrilgo gobernuarekin sinatutako

baztertu eta zokoratu egiten duena etorriko da eguna hizkuntza ereduen diseinua hala beharrez gainditu behar izango duguna baina bien bitartean

gertatuko zaigu derrigorrezko eskolaldiaren amaieran ikasle asko geratuko zaizkigula euskara jakin gabe eta atzeratzen ari gara nik uste nahita eta modu kozientean atzeratzen ari gara euskararen normalizazio prozesuan

aniztasuna noraino iristen den eztabaida da nola ulertzen dugun euskararen normalizazioa eta zer egin behar dugun euskal herriko herritar guztiek

jakin dezaten eta denon artean erabili ahal izateko besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna

egun on guztioi legebiltzarkideok egun on isasi jauna benetan

sentimendua zure emozio ulertzen dut euskara euskal herriko hizkuntza propioa da ez gure hizkuntza bakarra delako gurea bakarrik delako baizik baina begiratu

urteko euskararen legean finkatu ziren printzipioak oso ezagunak dira

honako hauek dira bat irakaskuntza euskaraz nahiz gaztelaniaz izateko eskubide indibiduala bi

ikasi beharra hiru helburu bezala derrigorrezko euskal eskolaldiaren amaieran zuk esaten duzun bezala

erabiltzeko adina menderatzea horren ondorioz hizkuntzaren politikaren oinarriak honako hauek dira norbanakoaren borondatean oinarritua progresiboa malgua eta neurrikoa kalitatea zainduko duena tokian tokiko ezaugarri linguistikoak aintzat hartuko dituena

andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den berriozabal andreak dauka hitza

aitortzen dut isasi jauna ekimen honek irakurri nuen lehen unetik

eta behin eta berriro irakurri arren berdin antzean jarraitzen dudala

hura baita orokorrena burura datorkidan lehenengo galdera da nola den posible legebiltzarkide batek zera esan eta idaztea legebiltzarrak jaurlaritzari eskatzen diola araban bizkaian eta gipuzkoan euskararen estatusa hizkuntza ofizialari dagokiona dela aitor dezala

artikuluak zuk zeuk esan diguzu hortaz ez dago inolako zalantzarik ofiziala da bizkaian araban eta gipuzkoan are gehiago euskararen erabilera normalizatzeko legearen hirugarren artikuluan berretsi egiten da

eta aitortzen du euskara eta gaztelania direla hizkuntza ofizialak gauza batean bat nator zurekin eta da hitz edo terminologia kontua da baina nik ere hizkuntza ofizialak

oyarzabal jaunak aipatu dituen hizkuntza koofizialak hortaz ez dago inolako zalantzarik euskaren ofizialtasunaren inguruan hiru lurraldeetan

zuk eskatzen duzun horrek ez du zentzurik errealitate bat baita ofizialtasuna ideia egin dezazun nik jaio aurretik

lehenengo apaldia ere nahiko bitxia da legebiltzarrak jaurlaritzari eskatzen dio euskara arabako bizkaiko eta gipuzkoako hizkuntza ofiziala delarik

hezkuntza sistemaren eskola hizkuntza dela aitor dezala jaurlaritzak hezkuntza sisteman

euskara ez al da ba eskola hizkuntza noiztik ez da eskola hizkuntza noiz utzi dio eskola hizkuntza izateari

horretaz jabetu mila bederatziehun eta laurogeita bian legebiltzar honek onartutako legearen hamabostgarrena artikuluan dago jasota euskara ere eskola hizkuntza dela

eta eskola hizkuntza bakar esan nahi zenuen única lengua zen esan nahi zenuena

hori baita orain arte esan izan duzuena ez idatziz jarri duzuna baina bai gaur ahoz esan duzuna baita joan den asteko agerraldian zuen taldearen bozeramaileak egindako planteamendua eta ondo dakizue zuek hori ez dela posible gizarte moduan geure buruari eman genion legediak argi dio euskarak eta gaztelaniak biek izan behar dutela eskola hizkuntza eta ez da posible

legearen arabera hori baino gutxiagoko presentzia eskolan ez euskararentzat ez gaztelaniarentzat biak izan behar dira jakintzagai baina bistakoa da

aukera desberdinak daudela eskola hizkuntza nagusiari dagokionez ikusi besterik ez dago hizkuntza ereduen sistema eta horien ezaugarriak baina posible

ez da komenigarri eta hori ere ondo dakizu eta orain baino lehen atera izan ditut nik tribuna honetara posible ez dela dioten ikerketak

herri anitza dugu oro har eta baita hizkuntza kontuei

herrialde bereko zonalde desberdinetako zifrak alderatuz gero baina beste zerbait ere esan beharra dago orain dela hogeita bost urte baino txikiagoa da

eta hori errealitate bat denez naturaltasunez aztertu eta onartu behar dugu errealitate horretatik abiatuta euskararen normalizazio prozesuan lan egin eta urratsak emateko eta erantzukizunak egozteko saiakera bat dagoela iruditu zaigu isasi jaunaren ekimenean

gizartearena oro har eskolak asko eman dio eta ematen dio euskal gizarteari bizitzako esparru guztietan eta baita euskararen normalizazioan ere

eskolak inoiz pentsatuko genuena baino askoz gehiago eman dio euskarari eta eman digu guri eta hori ezin dugu begi bistatik galdu gure hezkuntza komunitatearen errealitatea eta gure gizartearen hizkuntza ezaugarriak kontuan hartuta nekez eman zitzakeen eman dituenak baino emaitza hobeak eskolak eskolak berrehun mila euskal hiztun berri eman dizkigu eta

eta eskolak bere horretan eta ereduak eredu ez da nahikoa eta ezin diogu eskolari eskatu eman dezakeena baino gehiago

hartzeko moduko kontua gure ustez asko dagoela jokoan

eta lomce hainbat aldiz izan dugu hizketa gai legebiltzar honetan

erantzunak landu dira eta

gure taldeak uste du eusko jaurlaritzak eta hezkuntza ministerioak lortutako akordioa albiste ona dela negoziaketa bideari esker modu

eta horrela ikasgeletan euskararen irakaskuntza zehazteko gaitasuna

bermatu da azken finean akordio horrek segurtasun juridikoa ematen dio euskal hezkuntza sisteman bi hizkuntza ofizialei ematen zaien

eta akordioa sistemari segurtasuna ematen diolako horregatik bakarrik ona da oso ona da hiru eredu daude indarrean baina familiek denok dakigu askatasunez egindako hautuak eredu batzuk beste batzuk baino askoz zabalduagoak egotea ekarri du

hemen ez da inolako traiziorik egon hemen askatasuna egon da nahiz eta batzuk ez gogoko izan familiek askatasun hori egikarituz egin duten hautua

baina eh bildu taldeak ere askatasuna bazuen gaurkoan benetan nahi zuena idatziz jartzeko benetan hemen ahoz esan duena idatziz jartzeko hau da jaurlaritzari eskatzea bertan behera utz dezala hizkuntza ereduen sistema

bi hizkuntza ofizialetan aritzeko gaitasuna izateko duten eskubide eta betebeharrak gehiago eman dezakeela

ikasleek eskuratzen duten gaitasuna hobetzeko aukera dagoela uste du eta nire aurretik

sinatu dugu talde sozialistarekin eta popularrarekin

erdibidekoaren edukiari eta filosofiari lotuko natzaio eta ez oyarzabal jaunak bide batez egin nahi izan dituen hainbat gogoetei ez baititut inondik inora ere konpartitzen

ez dut berriro ere erdibideko zuzenketa osorik irakurriko baina bai esan nahi nuke progresiboki eta modu orokorrean hezkuntza hiru eleduna sartzea eskatzen zaiola jaurlaritzari

lehentasunezko arreta eman behar zaiola esparru malgu baten bidez gauzatu behar dela hori guztia ikastetxeen autonomia eta gurasoen aukera

eh bilduk eztabaida bera ekarri digulako berriro ere uda tarteko bost hilabete igaro ez direnean eztabaida beraren aurrean erantzuna bera izatea logikoa delako baina hori nahikoa ez balitz eh bildu ez da gure taldearekin inoiz harremanetan jarri ekimen honen inguruan adostasun bat lortzeko horregatik uste dugu logikoa dela ekainean onartu genuen testu bera berriro ere
onartzea besterik ez eskerrik asko eskerrik asko berriozabal andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoak ez du hitzik hartu behar

hasteko berriozabal andreari gogoraraztea nondik datorren

batetik dator interpelazioa hori lotuta

akordio horretan akordio horretan nola izendatzen den euskara gogoratzen zaizu ez dela ezta aipatzen ere euskara aipatzen da gaztelania eta koofiziala den hizkuntza orduan zentzua badu

iraingarria da nik ez dut ulertzen nola jaurlaritzak onartzen duen zain zitekeen kontu hori

niretzat bereziki mingarria da baina horren atzean eta hemen nik esan ez ditudan gauzak inputatzea ez dut uste zuzena denik nik pentsa nezakeen

euskararenganako gutxiespena ezkutatu egiten dela eta badakit ez dela ez jaurlaritzarena ez zuen taldearen asmorik eta hemen nik ez dut aipatu

euskara baina euskara izan behar dela eskola hizkuntza dudarik

berezik isabel celaá andreari izan duen gogoetagatik iruditzen zait inportante dela ohar bat irakurtzeko hizkuntzen arteko transferentzia berak esaten duen

gutxituetatik besteetara igarotzen dela baina nagusietatik hizkuntz gutxituetara ez dela transferentziak ematen eta herri honetan ikusten dugu euskaldun guztiek erdaraz

haurretatik ematen den ezagumenduen transferentzia hori

gertatzen laborategi honetan hori ikus daiteke edozein kasutan bai eskertu nahi ditut

maizago nahiz eta errepikatu behintzat ni horretan tematia izango naiz

iruditzen zaidalako eztabaida oraindik pendiente dagoela

eta berriz legebiltzar honek eta jaurlaritzak autua beste nonbaitetik eramaten du

andrea berdintasuna zu zerorri izan zera

irakaskuntzaren hamasei urte bitarteko defendatu egiten duzu zuk

edukietan ez dut ulertzen zergatik ez duzu bermatu nahi euskara ikasle guztientzat izatea

ez zenuke onartuko inondik inora ere matematika erdi ipurdiz irakastea irakaskuntza publikoan eta utzi matematikan

hori da guk planteatzen duguna euskararen kasuan ikasle guztientzako

hizkuntza ereduak bazterketak sortarazten dituela diferentziak sortarazten ditu ikasleen artean

bereizketarik hemen euskaraz normaltasunez bizitzea eskatzea eta

aitor dezaket ondo atera dela orain arte baina aldatzeko garaia iritsi da katalunian gertatzen den moduan

edo finlandian edo herri guztietan

eta hemen egoskortu egiten gara arrazoi politikoen hutsagatik inertzia batzuek euskararen kontrako amorratuak

aitonak debekatu egiten zielako beren bilobei euskaraz egitea hari jarraituaz egiten ari gara zirrikitu horiek ez

hizkuntza aniztasuna eta hizkuntza maila jasoa denontzat eta malgutasun horren baitan

naukazue malgutzeko hizkuntza ereduen diseinua baina horretarako gainditu behar dugu euskararen kontrako bazterkeria eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna
euskal talde popularraren ordezkariak ez du hitzik hartuko celaá anderea

bai eskerrik asko legebiltzarburua isasi jauna

ez omen zaizu nik esan dizudan bakarra hori idaztea ahaztu

orduan bai ez dudala zentzurik aurkitzen zuen ekimenari benetan diotsut

euskara eskola hizkuntza da duela hogeita hamabi urte ez baldin bazaizu bakarra hori idaztea ahaztu orain bai honek ez duela zentzurik eta lehen txandan ereduen sistemaren deseinu tamalgarria saritu zara hitzez hitz hartu dizut deseinu tamalgarria

onak eman dituela esan duzu nabari da bihotza erabat erdibituta daukazuela kontu honen inguruan edo segun eta zeinek hitz egiten duen egun bakoitzean gauza bat edo beste entzuten dugula jakina gure taldeak

hizkuntza politikarako sailburu ordea joan den hasteko agerraldian esan bezala gure sistema harro egoteko modukoa da eraginkorra izan delako euskararen bizi berritzean hizkuntza ereduen sistema guretzat balio eta garrantzi handia duen adostasun sozial eta politiko baten fruitu da eta bere horretan eutsi behar zaio hoberik asmatzen edo adosten ez den artean gainera balizko aldaketa prozesu batek

edo oinarri izan beharko lituzke emaitza hobeak bermatzea

ikuspegi guztietatik egingarri izatea eta herritarren gehiengoak ulertzea eta onartzea nik zintzotasunez jokatzeko eskatu nahi nizueke benetan pentsatzen duzuena esatea baldin eta denok gauza bera pentsatzen baduzue eta idatziz jarri eta hona ekartzea

aukera izan dugu beste gai batzuk tarteko batzordean honetaz ere hitz egiteko eta han esan zen

euskadin ez omen dago murgiltze eredurik eta murgiltze eredua ez al da ikasle batek etxeko hizkuntza edo lehen hizkuntza ez den beste hizkuntza batean ikasketak egitea zer da ba

milaka eta milaka neska mutikorentzat bestelako ereduak ere badaude baina baita murgiltze eredua ere eta gaur egungo ereduen sistemaren aplikazioak ez dauka zerikusik duela hamar edo hogei urtekoarekin

behin eta berriro esan dugu eta esango dugu hobekuntzarako tarterik ez dagoenik beti aitortu dugu eta prest gaude hobekuntzak ezartzen joateko mozioa ekarri duen interpelazioa gauzatu zen egunean zuk zeuk erabili zenuen kalkulu politiko interesatua esamoldea

nire ustez barkatuko didazu baina hemen dagoen kalkulu politiko bakarra ezker abertzalearena da gizarteari ez zarete egia esaten ari

luzatzen diozue eta zuek ere ondo dakizue zuen proposamen hori ez dela bideragarria

aukerarik besteok bezain ondo dakizue eredu bakar bat egonda ere ez lukeela bat batean gizarte osoaren euskalduntze peto petoa ekarriko

kalkulu politiko interesatua proposamen zentzuzkoak eta egingarriak ekarriz gero aztertu eta hitz egiteko prest gaude baina ez dugu uste hau denik bidea eta planteamendu berbera modu berean edo antzekoan ekartzen jarraituz gero

adostasun batera tamalez errealitatean oinarrituz

edo egingarriak ekarriz gero eta gure taldearekin elkarrizketarako borondatea agertuz gero gaur gertatu ez den bezala gustura eztabaidatuko ditugu eskerrik asko

eztabaida amaituta bototara jarriko dugu isasi balanzategi jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu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

hogei ez bat abstentzio ondorioz erdibideko zuzenketa onartua geratu da puntu honetan eteten da